egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu
hasi bañolen esan lehenengo puntua erretiratu iza dela eta laugarrena eta bosgarrena beste baterako utzi direla orretzgain ana otaduy legebiltzarkideak botoak delegatuak duela gai zerrendako

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena petrolioaren prezioen jaitsierak azkenean kontsumitzaileek ordaintzen duten gasolinen prezioan

berdintsuan eragin dezan neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sozialistak

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi dijo

benetan ez dut uste gasolinaren prezioaz hitz egin behar dugunik non eta eusko legebiltzarreko osoko bilkuran

gainera gaia nola aurkezten duen ikusita prest agertuko naiz

beti kontsumobidek euskadiko gasolindegi guztien prezioak zerrendatu ditzala herritarrok merkeenera joateko aukera izan dezagun pues bien

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza buenos días gracias presidenta

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bai zure baimenarekin lekutik egingo dut

asko esateko gai honetaz argi dago zein den gure diskurtsoa

hari garenean kasu honetan guk oso argi daukagu guretzako erregai fosilengandik

gainditu behar dugula hori da guretzako hemen egin behar den eztabaida

konpetentziak eta gaitasuna horren inguruan eztabaidatzeko eta ez dugu egiten eta uste dugu askoz gutxiago daukagula gasolinaren prezioa sartzerako orduan hori esanda hori argi utzita hori da guri hemen edukitzea gustatuko jakun eztabaida

proposamena ondo zegoela behintzat oligopolio bati kasu honetan

gasolinan merkatuaren oligopolio duten enpresei euren

daitekeelako hasierako proposamena horregatik baiezkoa bozkatu behar genuen

eta ikusita erdibidekoa zelan geratu den ba baiezkoa bozkatuko dugu erdibideko honi

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza sí señora presidenta desde el escaño solo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

ondorioz aho batez onartu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez

aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maroto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko maroto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko pastor jauna mixtoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

zuzenketari aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

mahaiburu andrea egun on guztioi maroto jauna hasteko ezustea emango dizut esan behar dizut ados gaudela zurekin zure proposamenaren zioan diru sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaile kopurua handitu

ados gaude hemen arazoa ez da horrekin ados ez egotea hemen benetako arazoa bestelakoa da zuk hitzez gauza bat esaten duzulako baina gero

zabaldu beharra eta elkartasuna aldarrikatzen dituzu baina gero

murrizketa egiteko gauza bat esan eta kontrakoa egiteak

maroto jauna horri zinismoa deitzen zaio zinismo txapelketa bat antolatuko bagenu zeu zinateke txapelduna zalantzarik gabe zure diskurtsoa ziniko da goitik behera ziniko eta hipokrita delako baita ere eskubide sozialak handitu beharra iruzurrarekin nahastea

geratuko hala ere zure diskurtso xenofoboa elikatzeko prest ez nagoelako hala eta guztiz ere beste puntu batean ere ados nago

dramatikoa da arrazoia duzu hori bai askoz hobe aitortu bazenu hori hala dela zure erruagatik erruagatik zuek ppkoak

erabaki duzuenok zuek zarete milaka pentsiodun pobreziaren atarira

zuek zarete sistematikoki pentsio duinak ordaintzeari ezezkoa eman diozuenok zergatik ez duzu

rajoyren gobernuak pentsio lotsagarriak ordaintzen ditu

sekulako zinismoa behar da orain ppk pentsiodunei berrogeita hamar euro gehiago ordaintzea proposatzeko

en un siete por ciento bai orain eskatzen ari zarete berrogeita hamar euro horiek hain justu zuek

pasaden legealdian pentsiodunei eta rgi jasotzen duten pertsona guztiek

erabaki zenuten bi mila hamaikan diru sarrera bermatzeko aurreikusitako laguntzen ehuneko zazpiko murrizketa egitea eta eh bilduk behin eta berriz murrizketa hori bertan behera uztea proposatu duenean laguntza horien kopuru duintzeko behin eta berriz ezetz esan diguzue gai honetan maroto jauna gezurretan ari zarete etengabe ya vale

behar duten irtenbidea ez da ppk gaur proposatzen diguna horregatik kontrako botoa emango diogu irtenbidea behintzat neurri batean ppk eta psek

bertan behera uztea da hori da benetako irtenbidea

ppk horren alde egiteko aukera izango du eh bilduk berriz ekarriko du proposamen hori legebiltzarrera

benetan defendatu nahi baditu alde bozkatuko duela imajinatzen dut amaitu aurretik azken gogoeta bat

bazter uzten ditu nahita guraso bakarreko familiak umezurtz neska mutilak indarkeria matxistaren biktimak maroto jaunak azaldu beharko du zergatik egiten duen bereizketa hori

antza ppren irudiko eh bilduk ordea

integralak eskatzen ditu egoera larrian bizi diren guztientzat esan bezala maroto jaunak emango du azalpena baina egia esan ez dut uste oso beharrezkoa denik hemen gauden guzti guztiok oso ondo dakigu

maiatzeko hauteskundeak ez dezala inork pentsa ppk kezka edo ardura berezia duenik pentsioekiko ezta urrik eman ere

aski da bere politikak ikustea hori hala dela jabetzeko

pentsioak osatu behar direla zergatik ez ditu bestelako kolektiboak kontuan hartzen argi dago pentsiodunek botoa ematen

eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eusko talde popularraren izenean diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez pentsioen osagarriak aldatzeari buruzko legez besteko proposamena aurkeztu zuen dakizuenez tematuta daude alderdi popularra eta maroto bereziki gizarteratzeko

ez da lehenengo aldia eta ziur aski ez da azkena izango diru sarrerak bermatzeko laguntzekin zerikusia duten ekimenak aurkezten dituzuela hori bai

dirulaguntzak indartzea eskatzen dute eta beste batzuetan ordea guztiz kontrakoa gizarte laguntzak murriztea baldintzak gogortuz zelako kontraesana maroto jauna aurpegi gogorra horrela jokatzeko denok gogoratzen dugu udazkenean medioetan sortu zenuten debatea dirulaguntzak hartzeko baldintzak gogortzeko

adierazi zenutenean eta bide horretatik jarraitzen duzue azkenengoz atzo bertan donostian el señor maroto participó ayer mismo

zuk defendatuta hitz hutsak demagogia merkea sinesten eskatzen duzunean ez da euzko abertzaleak esaten duelako beste taldeek ere horrela esan dizute zure jarrerak eta alderdi popularraren jarrerak horrela demostratzen dute egunero aplikatzen dituzuen politikekin eta onartzen dituzuen legeekin agintean zaudeten erakunde guztietan

lotsagabekeria iruditzen zaigu horrelako ekimena zure eskutik legebiltzarrera ekartzea

ados solidaritatea behar beharrezkoa da gizartean eta horregatik dugu estatu eta europa mailako gizarte babes sistema

en sus respectivos ámbitos ez dugu zuen ekimena babestuko maroto jauna alderdi popularrak gobernatzen duen erakundeetan egiten ez den guztia ezin du bere gain hartu eusko jaurlaritzak ezta euskal gizarteak egin zuen lanak ausartiak izan eta pentsioak igo itzazue behingoz sozialista eta upydren zuzenketei dagokionez lasaitasunez hitz egiteko prest gaude demagogiarik gabe medioetatik aparte

amaitzeko berriz diot pentsioen igoera estatuaren eskumena dela naiz eta euskadin neurriak hartu hartu egin ditugun pentsionisten alde jaurlaritzarengandik

allí donde gobiernan y donde les corresponde besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
arregi andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

en el y tú más así eskerrik asko maroto jauna euskal sozialista

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi anderea zurea da hitza

bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamar bai hirurogeita lau ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

sozialisten osoko zuzenketa eta amaitzeko mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

txanda euskal sozialistaren ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

batzordean gaia aztertu genuenean bezala bi kontu ditugu aztergai

seranteseko tunela bera ireki behar ote den edo ez eta bestetik hegoaldeko tren saihesbidea

proposamena egiten duen taldearekin eta berak ere badaki bat egiten dugula lehendabizikoan baina ez aldiz bigarrengoan gure ustez aipatutako proiektua baztertu

eman beharreko alternatibaren inguruko eztabaida hori gerorako uztea nire aurretik hitz egin duenak esan duen bezala horregatik gure ustez

lehentasuna duela ikusita guk gure zuzenketa ere horretan zentratu dugu ez gara hainbeste saihesbidean sartu bere garaian egin genuen bezala baizik eta

benetan ireki beharreko eztabaida hori irekitzea eskatu guri ez zaigu serioa iruditzen gobernuaren jarrera alegia betikotu daitekeen behin behineko soluzio modura tunelaren irekiera mahai gaineratzen duelako

parean enpresa bati bilboren inguruko bidaiari eta merkantzia trenbide sareari buruzko azterketa bat eskatu dion bitartean eta ez hori bakarrik gobernuak berak

esanez iaz tunela modu egokian irekiko baldin bazen azterketa tekniko orokorrago baten baitan izan beharko zuela azterketa horrek balio beharko zukeen gobernuaren esanetan egungo trenbide sarean egin beharrekoa bideragarria ote den edo ez zehazteko beraz azterketa egin gabe

guk garbi daukaguna da zeintzuk diren ez irekitzeko dauden arrazoiak horiek oso garbi dauzkagu ireki ezkero santurtziko portuko merkantzia garraia

merkantzia arriskutsuak herri erditik pasaraziko lituzkete eta baita tren zerbitzuan murrizketak egin ere biak ala biak gure aurkako jarreraren oinarri baita ortuella eta trapagako herritarren haserrearen eragile ere

uste dutelako bestela ere meatzaldean bizkaiko gune degradatuenetako batean bizi direla eta ez daude nola ez beste gaitzespen bat pairatzen uzteko prest

erabil ditzaten nahi herritarrek bakarrik ez udalbatzek ere aldarri bera eginez mozioak onartu berri dituzte azkeneko astegunetan gertatu den zerbait da eta

ematen diote udalbatzek eta guk ere horretan uste dugu zentratu beharko genukeela gaur gure indarrak hemen eta hori ekiditeko indarrak batu beharko genituzke

nik ez diot ukatuko ahalegin hori baina argitu behar diot ahaleginak egiteko

eta beraz ezin esango du euskal herria bildurekin hurbilketa ahaleginik egin duenik euzko alderdi jeltzalearen bi puntuak barruan sartuz jakinda dakien moduan gu saihesbidearen kontrakoak garela

inguruko puntuak aipatzen ditu euzko alderdi jeltzaleak beraz ezin esango dugu oso ahalegin seriorik egin denik euskal herria bilduren posiziotara hurbiltzeko akaso bestearen posizioa aldatzea suposatzen zuelako baina esan dezagun zintzo hori euskal herria bildu saiatu ere ez da egin erdibideko bat bilatzen

taldeekin ez zuela bat egingo eta nahiago dut hori modu zintzoan esan eta erdibideko batean sartuko balitz izan beharko luke onargarria zaion testu baten inguruan dudarik ez dela gure ustez ezin dugu utzi ortuella eta trapaga merkantzia arriskutsuen igarobide bilaka dadin

igaroko den diren herriak bilakatzea etxetik gertu eta ziurrenik gauez igaroko dira beraz arriskua eta zerbitzu okertzeaz gainera zarata ere sufritu beharko dute ez herritarrak ez zonaldeko udalak eta ezta gu ere ez gaude

baina ezin dira interes partikular eta ekonomiko batzuen mesedetan bertako herritarrak

arriskuan bizitzera edo zaratara zigortu horretan jarri nahi dugu guk berriro diot azentua gaur

saihesbidearen inguruko gure iritzia ezertan aldatu denik ez da halakorik gu

eta bistan da jaurlaritzak proposatu omen duen proiektua ere ez dugu gustoko batetik saihesbidearen parte bat egitea delako

eragiten jarraitzen duelako aurkeztu diren bi alternatiba moduko hori ezberdin horiek eduki dugun eta hala moduz iritsi zaigun informazioaren arabera jakin dugunagatik ze egia da guk ere hortik aurrerako askorik ez dakigula

lurralde antolaketa eta garraio ereduaren inguruko eztabaida sakona interes partikular batzuen gainetik egiazki edo egiazko ikuspegi ekonomiko sozial eta ekologikoa

ez dezagun dirua xahutu martxan jartzen ez diren proiektuetan berrogeita hamar milioi eraiki zenetik itxita dagoen tunel batean egin zen bezala bost urtetik gora dagoeneko itxita eta ez da beharrezkoa santurtziko portuak merkantzia garraiatzeko bestelako azpiegiturak izan badirelako

benetako hobekuntza batzuk behar dituzte baina inoiz ez du horrek justifikatzen edo horien faltak makroproiektu hau ingurumenaren aldetik iraunkorra ez den proiektua

zenbatu daitezke eta asko akuiferoen desbideratzeak zorrotzako auzoan eraiki asmo diren bidezubi erraldoiak

osoa zeharkatuko duela hogeita zortzi kilometro eta erdiko tunel batean tartean ganekogorta gallartako meategiak serantes mendiak edo

hori ordez gure galdera da zergatik ez aztertu muskiz eta barakaldo artean trenbidea hobetu eta bikoiztea tunela erabili ahal izateko eta renferen aldiriko trenak martxan jartzeko edo

zeren egun barakaldotik muskizera doan trena bide bakarrekoa da eta herritarrak beldur dira merkantziak sartuz gero

aipatutako gainerako eragozpenez gain bikoizketa lanak egin dira hainbat gunetan baina horrek ez du ahalbidetu sare guztia bikoiztea eta ondorioz zerbitzua hobetzea

garestiak eta zailak direla lan horiek esan izan zaie ez hori bakarrik hainbat puntu etxeetatik oso gertu igarotzen dira eta edozein modutara lan hauek ez dira saihesbideak eskatzen dituenak baino garestiago edota beste galdera bat zergatik ez konpondu oinezko pasabideen arazoa ez dela eta makala zonalde honetan

eta egungo araudiak onartzen ez dituenak dira ezabatzeko premia dutenak aspaldi agindu izan zaie arduradun politikoen aldetik hori egingo dela baina ez dirudi lehentasuna denik eta ez dirudi gauzatzeko borondaterik dagoenik

eta inguruko bizilagunen artean kezka zabaldu dela proiektuagatik beragatik eta baita saihesbidea egin edo beste soluzio bat eman gaiari

gainerako lanak dena delakoak izan egiten diren bitartean

ekarriko duen egoera jasanezinagatik izan ere ez omen zuen zentzua lan batek bestea gabe baina lehen partea egin zen ezertako ez erabiltzeko bigarren urratsa ezer ezean geratu zen eta ikusten duguna da ez dagoela inolako

ez dadila izan gure ustez dagoeneko eginda dagoen gastua eta kosta ala kosta defendatu beharreko proiektu jasanezin bat egitea gaizki abiatutako bide horretan sakontzeko arrazoi uste dugu garaiz gaudela egindako gastuaren norabidean ez daukagu horrelako gastu erraldoietarako

gauzak ondo pentsatu planifikazio orokorrak ondo egin eta ez zentzuzkoa dena egin hori da bere proposamenean defendatu nahi izan duena euskal herria bilduk

lehentasuna eta hori da guk alde bozkatzea eskatzen duguna horregatik nion horretan bat jarri gaitezkeela eta beste gauza batzutan ez eta horregatik diot hain zuzen ere nire aurretik hitz egin duen talde sozialistako ordezkariari

borondatea ez dagoela testuan bertan ez delako ahalegin hori egiten

bere proposamenean lehendabiziko puntua guretzat lehentasuna behar duena gaur alegia serantes ez irekitzea gu onartzeko prest geundeke horretarako puntuka bozkatu beharko litzateke eta hori jada noski ez dago euskal herria bilduren esku baizik eta proposamena egin duen taldearen esku eta berak argitu beharko du zein den bere iritzia mila esker
eskerrik asko beitialarrangoitia andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok

eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz